hasi dugu goizean monografikoa esanez bazeudela arrazoi batzuk hau egiteko gaiaren garrantzia argitasun beharra eta une erabakigarrian gaudela berresten dugu gure lehen tesia baina esan badugu ere

itxirik dagoen lata bat irekitzeko baliatu nahi genuela uste dut ez dela lortuko ze goizean hainbat kontu argi gelditu direla iruditzen zaigu ez jaurlaritza ez eaj ez daude prest europako funtsen inguruko eztabaida hau benetan

abenduaren bederatzian nahiko argi erakutsi zen asmoa hogeita bederatzira arte ezkutatzeko erabakiarekin eta gaur lehendakariak berak markatu du bidea monografikora ez etortzearen erabakiarekin erakutsiz euskal herria bilduri dion begirunea baizik legebiltzar osoari eztabaida demokratiko bat proposatu dugu gaurkoan orain arte

bezala baina euzko alderdi jeltzaleak

nahiago izan du egurra ematera jaistea zuen proiektu politikoaren eta jokoan dagoenaren inguruko hausnarketa plazaratu baino batez ere egurtzera bai baina legebiltzarraren eginkizuna gutxietsi duzue eta horrek ez du ezer onik esaten zuen bilakaeraren inguruan

eta gainera existitu ez den lan elkarlan armoniko bat saldu nahi izan da aldundien adierazpenak agente ekonomiko anitzenak argigarriak dira

lurrikara izan da jaurlaritzaren hasierako asmoen kontra badakigu eta badakizue

por cierto madrileko eskuin espainiolaren tradizio itsusienak hona ekarriz denbora gehiena

kezkatzeko moduko kontu bat azaleratzen du jeltzaleen proiektu estrategiko falta eta are okerrago elkarlanerako asmo falta

jaurlaritzak goizean aukera polita galdu du prozesu hau

ez du ezer iragarri zentzu horretan auzolanaren bila gabiltza oraindik zer gertatu da auzolana deitu duenak ez dela auzolanera agertu

azken kontu bat ulertu dezakegu diskrepantziak ditugula inkluso onartu dezaket zuk berrojalbiz andrea

bideratzen saiatzea zuen proiektu politikoaren ahuleziak tapatzeko incluso

goizean ikusi dugun prepotentziatik hitz egiteko guk ez dugu esango europar funtsetarako proposamen definitibo eta ezin hobea daukagunik guk plan bat egin dugu eta prestutasuna genuen hori partekatzeko

ahal zena adosteko eta lantzen jarraitzeko hori da beste markorik ezean monografikoa eskatu genuen hemen hitz egiteko baina azpiazuren abenduaren bederatziko agerraldian argi geratu zen proiektuen inguruko eztabaidarik ez zela egongo

daude ez dira negoziatuko eta lortu duzue zuen helburua ez da horretaz hitz egingo hau ez da ja

ez duzue nahi izan eta horregatik gure ebazpenak funtsen gobernantza ereduaren ingurukoak eta irizpide orokorren ingurukoak dira eta izan dira ze baloia ez baduzue askatzen argi dago

ibilbiderik eta gure ebazpenak hortik joan dira hamairu ebazpen erroldatu ditugu lehena lau printzipio gidarien inguruan

idea begirada feminista planetari kalterik ez printzipioa eta kalitatezko enplegua horren baitan egitea dena bigarrena

bulego estrategiko bat osatzea europak banatuko dituen funtsen eae mailako kudeaketa osoa egiteko

politiko instituzional zein sozioekonomikoak eta premiaz

politikoen arteko elkarrizketa eta negoziazio politikorako bide egonkorra irekitzea bi ebazpen hauek dira guretzat ebazpen klabeak hauek ez badituzue onartzen hortik aurrera ez diguzue joko zelairik uzten baditugu gehiago alderdi politikoei

legebiltzarrak hori egitea elkarrizketa eta negoziazio politikorako bide egonkor horren bitartez adostu eta lehenetsitako proiektuen defentsa bateratua egitea

zein bruselan badagokio bosgarrenik pertsonen ongizatea bermatzeko eta ekoizpen eredua eraldatzeko beharrezkoa dela ahalik eta burujabetasun handiena izatea europarekiko interlokuzio zuzenean gauzatu beharrekoa

eta baita euskal autonomia erkidegoa nafarroa zein euskal iparraldea euroeskualdearen bitartez lotzen saiatzen proiektuen bitartez

pertsonen babesa eredu ekonomikoaren eraldaketa eta herriaren kohesioa arriskuan edo mehatxupean jar ditzaketen baldintza oro

eta eskatzen dugu europatik datozen eta etorri daitezkeen funtsen ehuneko

udaletara bideratua izan ahal izateko ez hori bakarrik beste bat horren inguruan ez udaletara ehuneko hogeita hamarra bideratzea bakarrik

irizpide objektiboak ezartzea ez edozein moduan banatzeko hamargarrenik proiektuen aukeraketan lehenetsi

eta hortaz horietan oinarritzen diren proiektuak erdia baino gehiago izan daitezela eskatuko den diru kopuru osoaren erdia baino gehiago ere

ezar ditzala lankidetza publiko pribaturako irizpide eta baldintza argiak eragile instituzional politiko zein sozioekonomikoekin elkarlanean

azken aurrena eskatu europako funtsen kudeaketa osoan onura publikoa lehenetsi eta zorrozki betetzea administrazio publikoek izapidetzerako jarritako berme sistema eta azkenik proiektuen

hartzea izapidetze hori neurri handi batean bere gain hartuko duten administrazio organoak hau da energiaren euskal erakundea ihobe ura spri lanbide eta abar aurreikusten den egoerari aurre egiteko egokitzea

gure proposamenak eajrenak ikusi ditugu eta noski bide askorik ez dugu ikusten ze azken finean

izan daitekeena azpiazuk proposatu duenaren inguruan gu ez gaude egin den prozesuarekin ados beraz ebazpenekin ezin gintezke

eta egin duzuen saiakera bakarra gure lehen ebazpenarekiko gerturatze bat egonda eta gure seigarren ebazpenarekiko gerturatze bat egonda

baina eztabaida politikoa gure emendakinetatik ateraz beraz hori da gure gaurko xedea edo gure gaurko mamia beraz oso zaila da hori aurrera eramatea podemosekin aldiz hitz egin dugu eta guretzako eta zentzu horretan pozik gaude funtsezkoa den kontu batean

erdibideko ebazpen bat da baina benetan guk gaur bilatzen genuenaren mamia jasotzen duena eta

eratzea alderdi politikoen arteko elkarrizketa eta negoziaziorako bide egonkorra eta iraunkorra eta gero adostutako proiektuen defentsa egitea madrilen edo bruselan eta jarraipen batzorde bat sortzea azkenean guretzako hori da gobernantzan markoa edo ezarri nahi genuena beraz zentzu horretan ados gaude

eta bai egia dela esan dugun bezala azpiazuren

inguruan eztabaidarik ezin dela eman ez dagoela bermerik

gaurkoan iritzirik emango iruditzen zaigulako lehendabizi eztabaida marko politiko hori egon behar duela eta patxada pixka bat gehiagorekin

kontu zehaztu eta guk gure proposamenak ere mahaigaineratu marko hori

eta proiektuetara ez gara sartu ez gara sartu eta ez da

ez ditugula proiektuak guk esan dugu azken hilabeteetan kontu hau asko luze zabal gure ahalmenarekin

lantzen aritu garela eta baditugu egin ditugu egin dugu gure sailkapena

eta erresilientzia sozial eta ekonomikoa eta horren baitan hogeita hamar proposamen baditugu iruditzen zaigulako

irudimen ariketa hori egin behar zela eta honen bitez egiten saiatu gara

urtean merezi dugun euskal herria irudikatzeko egina proiektatzeko ariketa kolektiboa ze gizarte hau

demografiaren ikuspegitik ekonomiaren ikuspegitik justiziaren ikuspegitik ekologiatik ez da bideragarria bizitzarako orain gutxi

arrakala bat ireki zen zabaltzen ari da bere gurasoek eta bere aiton amonek baino aukera hobeak izan

ziurtasunak hoztu zizkieten belaunaldien artean abiadura bizian ematen dira ematen ari dira aldaketa gure inguruan egonkorra zirudien

galdera berriak egin dizkiogu gure buruari klima larrialdiak desberdintasunen handitzeak bizitza baldintzen prekarizazioak erronka demografikoak migrazio fluxuek

digitalizazioak ekartzen dizkigun erronka berrien aurrean

hasita ikasita atzean utzitakoetatik ikasita gainean duguna krisi baino krisi bat baino trantsizio bat bezala ulertuta

eraldaketa erabakior baten lehen estrofa idazteko asmoarekin egin dugu ariketa

garaiko erronkei erantzun erantzun berritzaileak eman eta gure herria hogeita bat mendera ekartzeko erakutsitako amets egiteko anbizio kolektiboa garapena ulertzeko ikuspegi komunitarioa eta bulkada berdintzailea inspirazio eta indar trantsizio ekologikoa trantsizio digitala eta erresidentzia sozial eta ekonomikoaren bueltan kokatutako proiektuak landu ditugu gure xumean herri honi iparrorratz berri bat eskaintzen dioten proiektu

larrialdiak planteatzen duen erronka zibilizatorioa gure egin eta honen konponbideak eskatzen duen eraldaketa sozio ekologiko azkarra

lurralde eta bizitza bizigarrien aldeko autu erradikaletik oparotasuna denontzat izan behar denaren konbentzimendutik gure energia eta baliabide komunitario guztiak lurraren biokapazitatearen araberako

bideragarria eta oraingo eta etorkizuneko belaunaldien ongizatearen iraunkortasuna bermatzeko helburuarekin aktibatzea bilatzen dutenak marko kontzeptuala argi dago borondate politikoa izanez gero garaiz gaude berandu bada ere arrazoizko gobernantza marko bat ezartzeko

baina ez dakit azpiazu jauna agian puntu honetaraino iritsita zuk esan zenuen bezala
ez dakit askoz gehiagorik dagoen esateko gracias señor otero

arratsalde on lehendakari jauna sailburuok jaun andreok arratsalde on guztioi esta tarde creo

otero jauna nik eskatu nizuen bai zuekin batzartzea bai nik eta ez zuok eta ebazpenak pasatzea akordio zabalenera heltzeko baita nik zuok ere zuen gero zuen adostasunarekin baina esan nizuen ere zuk esan duzun bezala

eta domekan abisatuz ez ginela garaiz helduko gu eta ez bidaltzeko fair play hori edukitzeko gaur kuriosoa da ze idatzi dotsuten email horretan zabalik itxi nuela berba egiteko eta akordioetara heltzeko

zuok izanik talde proposatzailea beste talde batzuekin egin dugu berba

ez dakit kasualitatea den baina nik eskertuko nizuke egia esatea eskatzen badidazu zuk ere egia guztia esan behar duzula

con respeto al autogobierno en la gobernanza de los fondos hori ere esan dugu gure ebazpenetan guk egiten dugu euskadiren autogobernuaren aldeko eskakizuna begiratu ezazu euskadi next programa

honen ildora gure hogeita bigarrena ebazpena laugarren ildoa

eta indarrarekin etorkizunari begiratu behar diogu osasun gaitzak gainditzeko eta ekonomia berreskuratzeko ongizatea lor dezagun espero que este parlamento tome el ejemplo y que

gracias amor eterno nik uste dut gaurko egunaren laburpen onena gaur goizean eman nahi izan zaigun ingeleseko klasean dagoela dagoela eman zaigu klase bat eta esan zaigu ingelesa ez dugula ulertzen ze europak esan zuen a broad policy dialogue a broad policy dialogue eta guk esaten dugu

que debieran haber abierto y no han abierto guk eskaini duguna da elkarlana eta defentsa bateratua egitea baina egia da eskatu ere eskatu dugu

eta partehartzailea ez duzue eskaini zuek zuen gehiengoa rodiloa esango luke baten batek gehiengoa aplikatu duzue eta zilegi da egin dezakezue guztiok gaude ohituak

kontu bat dago baina iruditzen zait gauza bat bai ezin duzuela egin eta da

hori bai eskatuko dizuegula ez esan hau auzolana dela

deitu gabe egon eta gero ez esan hori mesedez egin

baina zilegitasuna ez hainbeste eta azaltzen naiz

baten honen baina erabaki handiagoa da potoloagoa da

baizik erabakien tamainagatik eta aurrean dugun erronkarengatik horregatik diogu

dagoela hemen ez gehiengo falta hori ez dugu esan hemen hasieratik esan genuen arazo bat zegoen hau leku bakoitzean karamelu poltsa bat bezala erabiltzea madrilek neurri batean egin du edo egiten ari da

karamelu poltsaren historia hau da ez dakit nola esan

egiteko guk esaten dugu hemen asko dagoela jokoan eta esaten dugu baita ere hemen sakoneko zerbait mugitzen ari dela zerbait aldatzen ari dela eta uste dugu guk horrela interpretatzen dugu europak ariketa hori eskatu duela

ariketa batean bihurtu nahi genuen baina zuek gu horretatik kanpo nahi gaituzue zuek jakingo duzue zergatik zuek nahi duzue orain arte egindakoarekin jarraitu baina europak disrupzioa eskatzen du eta disrupzioa ez dator orain arte egindakoari jarraitzeagatik

eta zuen zenbakiak direnak dira ez dator disrupzio digitalik ez erresilientzia sozialik ingelesa egon denez hizpide

eta iruditzen zaigu aldaketa garai hauei pultsua ez zaretela hartzen eta edozein kasutan pultsua errazago hartuko geniokeela guztion artean ez duzue nahi gure ustez esan dugun bezala akats estrategikoa eta ingelesarekin hain ondo moldatzen zaretenez ingeles atsotitz bat utziko dizuet

you lose edo alkizako nire aitonak esango lukeen bezala segi lo

eskerrik asko legebiltzarburu jauna ya le he dicho antes